osoko bilkurari hasiera emango diogu aldez aurreko gaia mozioa nerea kortajarena ibañez eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

atzerakadari buruz mozioari dagokionez behin betiko ebaztea abenduaren hamabiko osoko bilkurako bozketan izandako berdinketak

euzko abertzaleak eta euskal sozialistak taldeek batera aurkeztutako

berriro egin behar dugu zuzenketa horren bozketa mesedez begiratu dena ondo dagoela hasi baino lehen

zuzenketa gai zerrendako lehenengo puntua lan eta justizia batzordearen irizpena

ebazpena jaurlaritzaren ordezkaria da san josé andreak dauka hitza lege proiektu hau aurkezteko

egungo kooperatiben legea mila bederatziehun eta laurogeita hamairukoa da eta hiru aldiz aldatu bada ere gobernu honek egokitzat jo zuen euskal kooperatibismoari

ley baina ez dut nire mintzaldia amaitu nahi

aipatu barik lehenik eta behin ponentzian batzordean eta gaur hemen egingo duten eztabaidan parte hartuko duten guztien lana

taldeen txandara pasako gara euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

barrio jauna euskal sozialistak sánchez andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi hoy debatimos en este pleno

geratu dira elkartasuna elkarlana erantzukizuna berdintasuna demokrazia arizmendiarrietaren ametsa urrunago dago eta berak sustatutako baloreak indarra galdu dute honetan eta benetan sentitzen dugu gure taldetik orain arte kooperatibak geure enpresaburua geure enpresa eredutzat hartu dugulako eta ez guk bakarrik guztiok hartu dugu hemen euskadin baina aurrerantzean zalantzak

desberdintasunari aurre egiteko baina horren ordez desberdintasuna finkatuko du eta sustatuko du bai kooperatiben barruan bai

kide izateko itxaropena dagoen bitartean sindikaturik ez

enpresa batzorderik ez eta kanpoan eta hau da garrantzitsuena eta larriena gizartean ezartzen ari gara abiadurako

batez ere kooperatibak errotze handiena duten herrietan eta eskualdeetan para nuestro grupo para elkarrekin podemos hubiera sido más fácil

eta nire taldearen baimenarekin hausnarketa pertsonal bat egin nahi dut niri gustatuko litzaidake pentsatzea oker

eta gaur hemen aipatu dudan diagnostikoa ez dela gauzatuko horrela balitz nire erantzukizuna hartuko nuke gustuko baina era berean esan behar dut eta gainontzeko talde politikoei batez ere baietz bozkatuko dutenei bere erantzukizuna boto horrekin puedo estar equivocado

ni erreflexio pertsonal batetatik hasiko naiz bi mila batean oraindik gaztetxoa nintzela

kooperatiben legeekin aztertzeko eskatu zitzaidan eta urtebete

eta deskubritu nuena zen eaeko kooperatiben legea gainontzeko legeekin konparatuta oso lege aurreratua zela oso lege osatua zela eta espiritu kooperatiboa ondo mantentzen zuen eta ondo erreflejatzen zuen lege bat zela kontuan eduki behar da

errealitatearekin zerikusirik izan ere hemen industria kooperatibak kooperatiba handiak dira horietako asko eta horrek denok dakigun bezala

erabakiak hartzea irabazietan parte hartzea krisiei aurre egitea dauden erronka teknologiko digitalizazio robotizazio nazioartekotze eta abar dauden erronka guzti horiei aurre egitea modu horretan edo eta hiruko zerbitzu kooperatiba bat eratzea eta horrek funtzionatzea nik ere faltan botatzen dut arizmendiarreta faltan botatzen dut bere espiritua

eta egia da kooperatibaren munduan badagoela jende balore kooperatiboak ahaztuta dituena sekula ezagutu ez dituena eta tentaldi handia daukana mundu kapitalista batean forma kapitalista batean lehiatzeko

hartzen dituzten erabaki estrategikoetan egiten dituzten planetan proposatzen dituzten estatutuen aldaketatan

eta egia da gauza horiek ikusten direla satisfazio gutxi sortzen duten gauzak ikusten direla

mugimendu kooperatibo sendo bat daukagula mundu guztian eredugarria den mugimendu kooperatiboa daukagula

balioan jarri nahi nuke eredu kooperatiboa gainontzeko figura juridiko enpresarialekin konparatuta

oraindik mantentzen dira bere esentziak hau da erabakietan parte hartze kolektiboa enpresa ezberdinen arteko elkartasuna krisi egoeratan poltsa komunak jarrita langile ebentualei ere nolabait ere bideak emanda jarduera kooperatiboan eta emaitza kooperatiboetan parte hartzeko informazio eskubideari dagozkion gai guztiak oso oso inportanteak direnak ze kontutan izan behar dugu beste

lan egin izan dugunean ez dugula eduki edo ez ditugula eduki kooperatiba batean modu naturalean ematen diren hainbat eta hainbat eskubide

figura kooperatiboa ez dela figura bakarra langileen eskubideak bermatzeko baina egia da ere modu gordinenean eta egokienean bermatzen dituela

ez da soilik langile bat besteen ardurapean lan egiten duen langile bat

eta betebehar batzuk dituen pertsona bat enpresa horrekiko eta nik zentzu horretan birtualitate izugarriak aurkitzen dizkiot mugimendu kooperatiboari eta uste dut benetan mundu osoan eredugarria den mugimendu kooperatiboa daukagula

horregatik euskal herria bilduren erabakia baiezkoa da guk lege honi baiezkoa emango diogu baiezko kritiko bat kritiko bat ze egia da ere gauza batzuk ez zaizkigula gustatzen saiatu garela ponentzian zehar mahai gainean jartzen eta

egia da kooperatiben lege berriztu beharreko honek ze berriztu egin behar zen lege hau eta modernizatu egin behar zen

barneratu dituela eta egia da nabaria dela hainbat kooperatibako sektoreek sartu dituzten hainbat elementu hemen jasota daudela

horri ezezko borobil bat eman behar diogula eta horregatik mantenduko dugu gure emendakina ebentualen kopuruaren igoera

langileen portzentaiak handitu egiten zirela denok dakigu lan ikuskaritza

eta beste alde batetara begiratzen duela sarri eta mugimendu kooperatiboan oso oso inspekzio gutxi egin dituela eta azkenean

eramaten gaituela de facto ilegala zen errealitate bat legalizatzera eta nik uste dut administrazio publikoak eta politikariok legeak onartzen ditugunean ezin dugula

eta horiei balio juridikoa eman eta hau nire ustez akats estrategiko larri bat da izan ere behin behineko langileen kopurua

orain ehuneko hogeita hamararen langa jartzen baldin badugu are eta handiagoa izango da ze lan ikuskaritzak jarraituko du bere lana ondo ez betetzen

eta horrek emango die arnasa hainbat kooperatibari batik bat industrialei baina baita beste motatakoei ere behin behineko langile horiek kontratatzeko ze gainera becerra jaunak esan duen bezala salbuespen zerrenda oso oso luze bat dago

non bazkideak ez diren izan beharko luketen tamainako kopurua bigarrenik ere

zeudenak aurreko legean jasota eta orain ere ez direnak jaso zoritxarrez ba ekimen sozialekoak edo bulkada enpresarialekoak

errealitate hori hemen dago europa ere bere direktiba ezberdinen bitartez planteatzen ari zaigu mota horretako kooperatibak sartu behar direla eta beraz gure legea hankamotz geratuko da europak planteatzen dituen zuzentarauei begira eta badirudi dena ondo bidean ba bi edo hiru urte barru aurkitu beharko garela errealitate horiek legean sartu beharrarekin

beharrarekin hirugarrenik uste dut ere aukera inportante bat galdu dugula erosketa publikoa egiterakoan kontratazio publikoa egiterakoan

kooperatiben figura hobesterako orduan kooperatiben alde gaude baina gero kooperatiben alde egin dezakegunean ez dugu egiten eta azkenean lege honek ez du hori jaso guk hori proposatzen genuen

etorkizunean aztertu beharreko kontu bat dela uste dudalako administrazio publikoak enpresekin kontratuak egiten dituenean

izan ere nabarmena den bezala kooperatibek entorno sozialean daukaten eragina

pena handia daukat ere iruzurraren aurkako neurriak ez direlako planteatzen jaurlaritza ez da ausarta izan jaurlaritza nahiko koldarra izan da gai honetan denok dakigu

eta horrek egiten duena azken finean da mugimendu kooperatiboa desprestigiatu desprestigiatu eta euskal herria bilduk neurri batzuk planteatu zituen honi aurre egiteko planteatu zuen

nolabait ere jarraipen fiskala egitea datuen elkartrukatze bat egitea lan ikuskaritza diputazio eta jaurlaritzaren artean aztertzeko benetan hor dagoen entramado guztia ze denok dakigu garraio sektorean eta beste hainbat sektoreetan autonomo faltsuak eta kooperatibak faltsuak

eta askoz lan gehiago egin beharko litzatekeela zentzu horretan eta hor nik jaurlaritzaren ausardia falta handia nabaritu dut positiboetara pasatuko naiz eta azken kritika bat ere egin nahi nuke positiboetan

berdintasunaren inguruko klausulak eta artikuluak sartzea izugarri kostatu zaigu eta azkenean gutxienez euskal herria bilduren emendakin bat onartu da esan beharra dago hogeita bederatzitik sei onartu zaizkigula eta bat oso teknikoa zela beraz bueno giroa ona izan da baina akordio politikoak ez dira hainbesterakoak izan

lortu dugun emendakin horretan izan ere hemendik aurrera kontseilu errektorea guztietan parekidetasuna bermatu beharko da eta hau hito bat da

denok dakigulako sektore ekonomikoetan eta enpresa munduan

handia dela eta emakumeok hor formazioz eta teknikoki oso ondo egon arren ez gaudela azken erabaki organoetan edo organo gorenetan

eta horrek ere mugimendu kooperatibo guztia zipriztinduko duela pozik gaude ere

errekomendazioak eta lan arautegiak betetzea exijitzea kooperatibei

besteren konturako langile diren eta kooperatibetan lan egiten duten langile guzti horiek babestuko dituena eta edozein langilek apelatu ahal izango duena kooperatibara bai

aldarrikatzeko bere lan eskubideak bete daitezen toki batzuetan egiten delako baina beste batzuetan ez eta gero ere hirugarren elementu positibo bat iruditzen zaigu gizarte bazterketa egoeran dauden bazkideak sartu direla ez zeudela sartuta eta iruditzen zaigu hau ere inportantea dela errealitate hau aintzat hartzea

eta ez nuke amaitu nahi kritika zorrotz batekin kooperatiben munduaren alde gaude kooperatibekin elkarbanatu dugu kooperatibekin egin dugu lege proiektu hau

kooperatiben mundukoa izatearena hori ez zaie onartzen hau da kooperatiben alde gaude confebask tartean sartzen denera arte eta confebask tartean sartzen baldin bada

bigarren mailako interlokutoreak dira eta uste dut hau onartezina dela eta aukera handi bat galdu dugula hau egiteko defendatu genuen bronka gogorrak izan genituen ponentziaren baitan

eta hala ere eusko jaurlaritzak confebaski men egitea erabaki du beste behin eta uste dut hau gogor salatzekoa dela
eskerrik asko ugarte andrea euzko abertzaleak urrutia jauna zurea da hitza

sailburu jaun andreok legebiltzarkideok jaun andreok egunon denoi gobernuak legegintzaldi honetarako gauzatu zuen lege egutegiaren eskutik gaurkoan kooperatiben legea dakargu ganbara honen onespena kooperatiben kontseilu gorena sektore ezberdinetako federazio eta mondragon korporazioaren eskutik kontsentsu handiko legea da sektorean eta ekarpenak ekarpen ez dut uste oraindik kooperatiben sektorean inork lege honen komenientzia eta egokitasuna kolokan ipintzen duenik

legea delakoan gaude eta esaten dudanean gizartearen bizi kalitatea hobetzeko balio duen legea dela ez naiz handi nahiko edo handi usteko esaldi hutsal bat esaten ari ez nabil tratatzen kooperatibismo edo gizarte ekonomiaren filosofia berezitik eratortzen diren printzipioak buenismo ariketa bat bezala

baita indarra pisua eta datuak gure ekonomian toki askotan nazioarteko erreferente moduan tratatzen gaituzte kooperatiben alorrean adibidez

gure kooperatiben ehuneko hirurogeia osatzen dute europar batasunean ehuneko hogeia den bitartean lan elkartuko kooperatibok eurok bakarrik populazio

oker ez badaude eta errealitate horri erantzuteko iruditzen zait lege proiektu hona aurkezten dugula gaur bere onespenerako ganbara honen aurrean

doituko zen tresna juridiko bat behar baitzuten eta gaurkoan uste dut zinez esan dezakegula erantzuten diogula premia horri hainbat eta hainbat arlo berriztu hobetu eta argituz lege honek kooperatiben iragan guztia bere gain hartzen du eta aurrera begira ipintzen ditu etorkizunera proiektatzen daude ezin baitaiteke soziala eta zuzena izan

eta kontraprestazioko ekarpen egokiak egin gabe bizitasunaren ikurra ez baita irautea

foru aldundietako ordezkari sarrera ematen zaio euskadiko kooperatiben kontseilu gorenean

lege proiektu honek enpresak krisi prozesuetan aurkitu daitezkeen enpresak kooperatiba proiektuetan bihurtzea ahalbidetzen dituen neurriak ere hartzen ditu bere baitan aldi berean

kasu baterako etxebizitzena lan elkartuko garraioena eta beste batzuk ere jasotzen dira

sendoa izateko gizartearen eta harreman sozial eta ekonomiko guztietara arlo guztietara zabaldu proiektatu eta garatu behar baitu bestalde emakumezkoaren posizioa da gizarte guztietan gizarte baten garapen mailaren neurri zehatza

kooperatibetan emakumezkoen aurkako indarkeria saihesteko neurri espezifikoak zein

inportanteak eta goraipatzekoak direla deritzogu eta aipatu guztiak eta gehiago denon artean egin ditugu

sektoreko eta sektorearekin landutako kontsentsuaren bitartez lege proiektu sendoa jaso genuela legebiltzarrean eta hemen egindako ekarpenekin lege izatera irtengo den testua plataforma indartsua dela euskadiko kooperatiba guztientzat

guztiontzat oraindik ere erreforma asko beharko dira eta are gehiago mentalitate aldaketa bat ere ezinbestekoa suertatuko da

erdigune eta helburu baina gaurkoan bide horretan aurrerapauso polita egiten dugulakoan gaude kooperatiba lege berri bat beste belaunaldi baterako

errealistak gara ahal dugun eta oraingoz ezin dugunaren jakitun egungoari kale ez egiteko

eraginkorrak eta praktikoak izan beharra daukagu bukatzeko nola ez aita arizmendiarrietaren esaldi batekin egingo dut oroitzapenak gelditzen diren iragan

etorkizunaren artean orainaldia dago non aurre egin behar diegun erantzukizunak dauden inguruabarrek ezartzen dizkiguten

nire uste apalean gaurkoan txukun goaz betetzera gure erantzukizuna ea ba gaurkoarekin etorkizunari argi egiten hasten garen eskerrik asko eskerrik asko

bota duzun galderaren inguruan esan duzu ea ehuneko hogeita bostetik ehuneko hogeita hamarrera prekarizazio gehiago ote den edo ez

baina nik orain esango dizut datu bat zuk badakizu industria enpresa batean ebentual baten eta bazkide kooperatibo baten artean dagoen soldata diferentzia zein den

ba nik esango dizut laurehun eurokoa laurehun eurokoa bai kooperatiba bati laurehun euro merkeago ateratzen zaio

paga estrak eta abar eta abar bazkide bat kontratatu beharrean

behin behineko langile bat kontratatzea horregatik egiten da horregatik egiten da ehuneko hogeita bostetik ehuneko hogeita hamarrera igo beraz ez dezagun hitz egin abstraktuan hitz egin dezagun konkretuan laurehun euro merkeago ateratzen da behin behineko langile bat bestea baino

ez dakit eta ez dut pentsatu nahi zer gertatu daitekeen kontrolik gabeko kooperatiba txikiagoetan kooperatiba faltsuetan eta autonomo faltsuz eratutako

beraz ez dezagun fribolizatu lan berdinagatik askoz gutxiago ordaintzen da eta horregatik sartu da hemen kooperatibek eskatu dutelako

besteren konturako langile edo langile ebentual gehiago nahi dituztela merkeago ateratzen zaielako

oso sinplea da matematika kontu bat da mesedez ez fribolizatu horrekin

eta lehen aipatu dugunaren harira nik salaketa bat egin nahi dut eta salatu nahi dut lege honen tramitazioan confebaskek izan duen intromisio ilegitimoa

ez da aurkezten enpresen arteko hauteskunde batzuetara confebaskek ordezkatzen ditu enpresa batzuk baina confebaskek ez ditu ordezkatzen

eta inondik inora ere enpresen gehiengoa eta beraz confebaski ez diot aitortzen legitimitaterik hemen modu legislatibo batean organo legislatibo gorena den honetan inolako intromisiorik egitea lege

confebask ausartzen dena mota honetako intromisio ilegitimoak egitera eta uste dut gainontzeko alderdiek ere ez genukeela onartu beharko eta gainontzeko legeen tramitazioan ere ez genukeela onartu beharko eta marra gorri sendo bat jarri beharko geniokeela eta gaitzespen kolektibo bat egin beharko genuela bere momentuan esan nuen eta berriro berresten dut besterik ez

eskerrik asko ugarte andrea euzko abertzaleak urrutia jauna zurea da hitza

aita arizmendiarrietaren ametsa urrutiago dago ba nik uste

ametsa errealitatea dela eta errealitate horri moldatzen gaurko errealitatera eta aurrez aurre ikusten dugun etorkizunera lagundu behar diogu eta uste dut hori izan dela

gure taldearen asmoa y

eta ugarte andreak esaten zuen fribolizatu egiten dudala ze

eta ez zait horrela hitz egitea gustatzen baina badakizu zer gertatzen den ugarte andrea

hau da ez dut abstrakziorik esaten gauza konkretuak esaten ditut nik kooperatiban ebentuala izan naiz eta ebentuala izan naiz beste enpresa

gaur esan dezaket argi eta garbi kooperatiban beti ebentual izanda ere askoz hobe tratatua sentitu naizela edo ezberdintasun hori gutxiago nabaritu dela ni irabaziak

ez dakit zenbatekoa den ezberdintasuna nik neuk ez ditut kalkuluak atera baina ez dut uste

egiten den jauzi horrek propio horrekin zerikusia duenik

premiarekin daukala zerikusia eta ugarte andrea gauza bat esango dizut begira lege proiektu guztiaren izapidetzean zehar

iruditzen zait askoz ere arrazoi gehiago dauzkazula ezetz bozkatzeko baietz bozkatzeko baino bai bai

besterik ez dituzu egin eta hemen berdintasuna oit eta gizarte esklusiokoekin

izan dira arrazoi bakarrak baietz bozkatzeko eta lanbideren kontuan eta confebasken kontuan zer nahi duzu zuk uste duzu nik beldurra izango dudala mintzaleku honetatik esateko confebaskek

injerentzia deitu diezaiogun nik tribunatik esango dizut baina ez da injerentzia bakarra izan

eta gehiago esango dizut nik ez dut uste inori men egin diodanik baina zuk gogoratzen al duzu

telefono dei baten ondoren nola errebisatu zenuen zure posizioa eta ñabardura galantarekin sartu zenean bai bai

alderdi popularraren zuzenketa bat bilduk eta podemosek basten dute

eta bukatutzat ematen genuenean departamenduko kideak etorri zirelako

eta nik pentsatzen nuen bilduko ordezkaria etorriko zela azken bilera hartara esanez hau onartezina da

telefono deiak esan ziguna beraz hemen

gainontzekoei leporaketak egin aurretik bakoitzak bere kontraesanak ere kudeatzen jakin beharko lituzke

nola konpontzen den ez dakit baina nola ez den konponduko bai

betiko kainismoa praktikatuta eta nirekin edo nire kontra eta

ziur nago ezetz horrek hausnarketa partekatuak behar ditu ziur aski batez ere premia partekatuak behar ditu eta

akordioa eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna eztabaida bukatu da
eta bozketara sartuko gara lehenik bozkatuko dugu eh bildu taldeak erreserbatutako zuzenketa guztiak irizpenaren artikuluei egin dizkienak

eh bildu taldeak erreserbatutako zuzenketak ez dira onartu jarraian euskal talde popularrak erreserbatutako zuzenketa guztiak bozkatuko ditugu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka bederatzi boto aldekoa sesenta y cinco contra beraz ez dira onartu euskal talde popularraren

eta azkenik elkarrekin podemos taldeak erreserbatutako zuzenketak bozkatuko

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita bederatzi boto aldekoa

zuzenketak jarraian bototara jartzen dira batera zuzenketak duten irizpenaren artikuluak bost hamaika

hogeita hamazazpi berrogeita hiru berrogeita bost berrogeita zazpi berrogeita bederatzi berrogeita hamairu berrogeita hamalau berrogeita hamabost berrogeita hamasei hirurogeita sei ehun eta hiru

eta ehun eta berrogeita zazpi artikuluak bozkatu ditzakegu

bototara jartzen dira batera irizpenean zuzenketarik izan ez duten artikuluak eta xedapenak

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hiru boto aldekoa hamaika abstentzio beraz onartuta geratu dira bototara jartzen dira zioen azalpena eta

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hiru boto aldekoa hamaika abstentzio beraz onartuta geratzen dira eta besterik gabe onetsita geratzen da

bigarren puntua lehenbailehen eta irakurraldi bakarreko prozeduraz eztabaidatzeko euzko abertzaleak eh bildu elkarrekin podemos

talde parlamentarioek egindako lege proposamena ehizaren martxoaren hamazazpiko bi barra bi mila hamaika legea aldatzeko eztabaida eta behin betiko ebazpena bi mila hemeretziko abenduaren hamareko mahaiak ezarritakoari jarraituz

aldeko txanda eta kontrako txanda ez du inork parte hartu behar ez

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hamalau boto

legea aldatzeko legea jarraian boto azalpenera joango gara eta alderdi popularren ordezkaria lópez de ocariz andrea zurea da hitza

gracias eskerrik asko eskerrik asko becerra jauna otero jauna zurea da hitza

proposamen hau eajren eskutik iritsi zitzaigun hasieratik begi onez ikusi genuen ze ehiza legeak gaur arte idatzita dagoen moduan eta gaur aldatuko den hogeita zazpigarrena artikuluan

bai hainbat gune eta eremuetako erabiltzaileei eta baita administrazioari ere segurtasun zonaldeetan debekatua dago

eta hortik etorri dira arazoak ze horren ondorioz segurtasun distantziak ez dira errespetatzen hainbat lekutan agian donostiako ulia ingurukoa da ezaguna baina ez da bakarra pertsona asko dira batik bat hiriguneetatik gertu dauden eremu naturaletan oinez bizikletan eta abar paseoan ibiltzen direnak

diputazioak saiakera batzuk egin zituzten ehiza leku batzuk mugatzeko baina legea idatzita zegoen moduagatik

suertatu dira saiakera horiek behin eta berriz eta legearen ispiritua idatzi zenean segurtasun eremuak eta distantziak errespetatzea izan zen

coletilla horrek gehiegikeria asko ekarri ditu eta mugak jartzerakoan praktikan ezinezkoa izan da gaurko legea aldaketak helburu bat eta bakarra du hau da

eta hortik dator aldaketa eta aldaketa honekin posible izango da guk aldaketa hau zetorrela ikusirik iradokizun bat egin genuen eta txertatua

salbuespen gehiago badaude bazeuden eta horiei interes publikoaren mugak ipintzea komenigarria zela esan genuen

hori bai orain diputazioen txanda da esan duena betetzea eta
adi ibiliko gara eskerrik asko otero jauna

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburua legebiltzarkideok egun on guztioi

ehiztariei ere eskerrik asko eskerrik asko telleria jauna gai zerrendako hirugarren puntua elkarrekin podemos
talde parlamentarioak egindako lege proposamena euskadiko egonaldi turistikoen gaineko zergari buruz aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena banatu zaizuen dokumentazioan daukazue jaurlaritzaren irizpidea eta horren bestez irakurri gabe eztabaidari ekingo diogu aldeko txanda eta kontrako txanda dagoenez aldeko txandan

beste norbaitek parte hartu nahi du beraz hitza dauka elkarrekin podemos taldeko hernández jaunak dauka hitza

en las juntas y también aquí en el parlamento vasco nada más eskerrik asko hernández jauna kontrako txandara pasatuko gara damboreneaz gain beste norbaitek ez beraz

eskerrik asko damborenea jauna erantzuteko elkarrekin

amaitu denez bototara jarriko duguna da lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

beraz ez da aintzat hartu lege proposamena jarraian boto azalpenera joango gara euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

gure taldeak aldeko bozka eman du eta lege proposamen hau aintzat hartzearen alde bozkatu dugu bi arrazoi nagusiengatik lehenengoa printzipioz uste dugulako ahalbidetu egin behar dela hona ekartzen den

berdin zaigu forma edo muinean akats larriak ez baditu uste dugu gure jarrera

baiezkoaren aldekoa izan behar duela eztabaidari argi berdea ematearena izan behar duela hori da lehenengo arrazoia eta uste dut orain arte mantendu dugula koherentziaz jarrera hori eta gaur ere berretsi dugu planteamendu hori eztabaidei ateak irekitzea baina beste aldetik esan behar dugu ere

tasa turistiko delakoa ondo argitu da azalpenean tasa ez dela azkenean zerga berri bat izango dela baina gure ustez ekarpen interesgarria izango zela

ez ditut errepikatuko dagoeneko emandako arrazoiak neurri ehuneko oso handi batean bat egiten dudalako

aprobetxatu egin behar direla behar batzuk sortzen direla turismoaren handitzearen ondorioz eta behar horiei aurre egiteko baliabide berriak eskuratzea ez dela batere txarra zera danborenea jauna entzuten nuenean eta eskatzen zuenean zer lortzen dugun tasa honekin

bi pasadizo bururatu zaizkit alde batetik brianen bizitzaren filma zer ekartzen dizkigute erromatarrek eta gero hasten da zerrenda luze bat ez bada kasu honetan laburrago da baina

diru gehiago biltzearen kontra zaude bakarrik hori baldin bada ondorioa orduan denok

baina ondare publikoak diru gehiago sartzearekin ados egon beharko dugula la otra historia

eta guk uste dugu gainera lege honek permititzen duela eztabaida eta nola ez

tramitean aspektu tekniko asko hobetzeko aukera izango dugunez eta egia da hutsuneak eta ahuleziak ere badaudela legean baina ekartzen digu eztabaida bat

guk ez dugu uste udal guztiei inposatu behar zaiela derrigorrez tasa hau aplikatzea eta lege honen bidez ez zen hori planteatzen planteatzen zena zen marko orokor bat

ahalbidetzeko nahi duen udalak urrats hori ematea eta egia da turismoaren errealitatea ez dela berbera donostian edo barakaldon edo bilbon edo balmasedan baina errealitate horretan partekatzen duten elementuetako bat da gaur egun udalek ez dituztela tresnarik tasa ezarri nahi badute ezarri ahal izateko

eta donostian hemen gaur lege honi argi gorria erakutsiko dioten alderdiek beste gauza bat esaten dute eta eskatzen dute eta gipuzkoako batzar nagusietan ere eta egia da turismo mailan iritzi ezberdinak daudela baina ze kasualitatea eta nik uste dut horrek pista inportante bat ematen digula ze kasualitatea justu turismo gehien daukaten tokietan hor alderdi hauek bai tasaren ezartzen alde egotea eta turismo

beharra ez ikustea orduan imajinatzen dut irizpide moduan turismoaren fenomenoaren epizentroan dauden alderdiek edo alderdien ordezkariek

beste tasa batzuk daudela beste zerbitzu publiko beste zerga batzuen bidez ordaintzen direla zaborrak beste garraioak eta abar baina esango diguzu adibidez

zerbitzu gehienak neurri batean defizitarioak direla eta beste ekarpen ekonomiko batzuen bidez osatu egin behar direla hau ez da esperimentu bat eta honekin amaitzen dut esperimentua izango balitz horrek eugenio bostehunors ek esan zuen moduan los experimentos con gaseosa agian guk ere

toki askotan estatu espainolean eta estatutik kanpo eta toki guztietan sortu den efektu bakarra da hain zuzen ere zuk aipatu duzuna diru gehiago bildu dela diru gehiago bildu dela eta gure ustez hori ekarpen positiboa bat izango zela edozein beste gisa jarduera eta are gehiago jarduera ekonomiko bezala gauza onak enplegua dirua zerga bilketa ekartzen digulako baina baita ere

eta gainera norberari eta udal bakoitzari bere errealitateen araberako erabakiak hartzeko gaitasuna eman nahi genion

asko hitz egin bai baina gobernua sostengatzen duten alderdiek beto eskubidea jarriko dute eta berriro ere legealdi osoa pasako dugu beharrezkoa den espazio honetan urrats bat ere eman gabe
eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna zabala andrea zurea da hitza

sailburuok legebiltzarkideok eguerdi on denoi lege proposamen honen aurrekaria bi mila hamazazpiko maiatzaren hamabostean legebiltzar honetan adostutako legez besteko proposamen bat dugu bi mila hemezortziko azaroaren hogeita hamarreko turismo mailan bostgarrena puntuan gai hau jorratu zen

gipuzkoako foru aldundiko ordezkariak izan ezik gainontzekoak zerga hau ezartzearen aurkako iritzia zuten mahai honetan sorturiko zalantza eta hausnarketa batzuk hona ekarri nahi ditut

azterketarik egon al da bigarrena zergatik ezarri nahi da zerga hau hirugarrena

eta laugarrena no ayuda a la dinamización del sector turismo sektorea hazkundean dagoen sektorea dugu eta jaurlaritzatik beti esan izan da sektorearen antolaketa eta garapena modu bateratuan egin behar dela

bi mila hamazazpian eztabaidaturiko legez besteko proposamenean

gobernuak gai honi buruzko lege proposamen bat egin baino lehen beharrezkoa zuela eudel eragile eta erakundeekin hitz egitea

turismo mahaiko foroan inplikatutako eragileekin hartu emanak eta elkarlana izan du bi mila hemeretzi urtea turismo mahairako aldaketa urtea izan da

aldundi berriak osatu dira iragan den azaroaren hogeian turismo zergari buruzko gogoeta egiteko

bere saileko kideak ogasuneko sailburuordea bizkaia gipuzkoa eta arabako udalerri ezberdinetako ordezkariak eta osatu berriko udaleko ordezkari orokorrak teknikariak bildu ziren

bertan esandakoak corcuera andreak azaldu dituenez ez naiz errepikatuko

azaldutako gertakariak aztertu ondoren esan beharra dugu lege proposamen honetan planteatzen den zergak ez duela euskal erkidegoko beharrizan bati erantzuten ez litzateke bat etorriko turismoak gure herrialdean bizi duen egoerarekin

eta testuinguru ezberdinen gaia jorratu ondoren argi geratu da ez dela erkidegoko kezka bat herri konkretu batzuen kezka baizik

eta gobernuak pasa den astean azaldu zuen nahiz eta erkidegoko zerga bat ez ezarri udalerri mailan badagoela mota honetako zerga ezartzeko aukera nahiz eta

baina oro har ez da erkidegoak bizi duen errealitate baten isla

gaur egun ez dugu egonaldiak zerratuko dituen erkidegoko zerga baten beharra ikusten horregatik

eskerrik asko zabala andrea gai zerrendako laugarren puntua mozioa mari carmen lópez ocariz lópez de munain euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua uraren ekainaren hogeita hiruko bat barra bi mila sei legea uraren kanona

talde proposatzailearen txanda lópez de ocariz andrea zurea da hitza

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos becerra jauna zurea da hitza

beraz uraren kanonaren helburuak fiskalitate edo zerga berdeak ikusita alde batetik bere helburuak dira uraren

erabilera alferra edo gehiegizkoa zigortzea eta bestetik lortutako diruarekin

hobetzea eta jasandako kalteak konpontzea azken hamarkadetan ibaiek eta jasan dituzten kalteak konpontzeko hamairu urte

eskerrik asko rojo andrea eh bildu taldearen ordezkaria otero jauna zurea da hitza

asmoa asmoa eta hori aipatu da europako zuzentarauak dioen moduan

eta kutsatzen duenak ordaindu behar du printzipioa betetzea izango balitz

asmoa asmoa aldiz kudeatzaile txikiak itotzea legebiltzarrari eztabaidak lapurtzea eta urari diru estra bat ematea baldin bada orduan asmatzen ari zarete bete betean eta gehiago esan aurretik esan nahi dut euskal herria bildu ados dagoela uraren kanonarekin

eta esan den moduan honek ekartzen dituen hainbat kontuekin kostuen berreskurapenarekin ados gaude tramitazioaren sinplifikazioarekin

eta gure legearen urak agintzen duen bezala eta uraren europar zuzentarauak agintzen duen bezala eta ados gaude baita ere uraren kanona ingurumen zerga bat dela esaten denean eta ados gaude

ondorioak dituela esaten denean inkluso inkluso ados egon gintezke ñabardura batzuk jartzeko aukera izan balitz eta ez dago

kanona ura hartzerako orduan ordaindu beharko litzatekeela baina ñabarduretako denborarik astirik eta modurik ez da izan eztabaida hau legebiltzarrari

urak kanonaren bitartez diru gehiago lortzeko beharrarekin

lehen aurrekontuetatik esan genuen ura agentziak egiteke asko duela eta diru gutxi duela

lortzea legealdi honetan askotan erantzun zaigu hitzarmenak ezin direla bete diru eskasia dagoelako

administrazio ezberdinekin sinatutako hainbat akordio ezin izan dira gauzatu diru gutxi dagoelako arriolak askotan erantzuten dit

hor daude busturialdeako kontuak mijoako kontuak edo beste hainbat lekuetako adibideak beraz diru falta nabarmena da

eta kutsatzen edo kaltetzen duenak ordaindu behar du printzipioa betetzen saiatzea eta beste bat ados egotea

erakusten den norabidearekin eta lege aldaketa honen izapidetzea etorri den moduarekin ados egotea nik uste dut gaur bertan izan dugula adibide bat ehizaren legearekin lege aldaketa bat nola

egin daitekeen nik uste dut bidea irekita dagoela eta gure disposizioa irekita egon dela edukietan gehiegi ez naiz hartuko ze baditugu hor kezka batzuk

ez dirudiela erremintarik egokiena aldaketa handiak ekartzen dituen lege baten aldaketa egiteko jaurlaritzak eta urak diote azterketak egin direla azterketak non daude

kudeatzaileekin hitz egin duela baina guk kudeatzaile askorekin hitz egin dugu eta beraiek ez dute honen inguruan ezer entzun hiru lau bost kudeatzaile handiekin

eta hortik kanpo dauden guztiak eta asko dira kanpoan gelditu dira eta kudeatzaile batzuekin txiki edo ertainak direnekin hitz egiterakoan sekulakoak esan dizkigute adibide bat jarriko dizuet busturialdeako

busturialdeako ur patzuergoak berrogeita bost mila pertsonei ura ematen die baina beste kasu asko egon

kalkulu sinple batzuk eginda gutxienez busturialdeako ur patzuergoari kanon berriarekin

hirurehun mila euroko igoera gutxieneko hori asko da gutxi da bueno inbertsiorako duen diruaren ehuneko da hain zuzen ere zer gertatzen da proposatu zuen aldaketak ez daukala

kudeatzaile bakoitzaren ezaugarriak kudeatzaile txikiak normalean eremu zabalagoa izaten dute

beraz sare hornitzaile askoz luzeagoak dituzte eta diru sarrera gutxiago dituzte erabiltzaile gutxiago dituztelako beraz

gehiago ordaindu beharko dutela diru sarrera gutxiago izango dutela eta sarea hobetzeko egiteko o sea izango duten dirua gutxiago izango dela eta hori

batean bihurtuko da ze kontua da oso desberdina da oso desberdina da eta hau lege aldaketan ez duzue ez duzue jarri amvisa batek gasteizen

eta beraien hoditeria berrehun eta hamar kilometro dira busturiako ur patzuergoak

beraz nik uste dut ez dela logikoa logikaz erabat urruti gelditu dela eta hemen lurralde orekarekin izugarrizko arazoak sortuko dutela gertatuko da inbertsioari

beraz arazoa arazo handiena arazo handiena gobernantza eredua da kasu honetan ze guk honen inguruan hitz egiteko disposizio osoa daukagu

legebiltzarrean lanketa hori egin da duda asko daude kezka asko dago eta iruditzen zait ez dituzuela behar den moduan erantzun eta horregatik prozedura honetara joan zarete desde hace tiempo

pendiente dago eta emateko gogoarekin gaude eta

lege aldaketaren proposamena legebiltzarrean horretarako dago legebiltzarra eta entzun ditzagun ahots gehiago

ondorio ekonomikoei arreta jarriz eta ekitatiboagoa izan daitekeen sistema bat

eta benetan esan behar dut harritzen naizela gobernantza eredu honekin bat egitea eaj pse eta podemos gaurkoan eskerrik asko
otero jauna euzko abertzaleak arruabarrena jauna

joango naiz erantzuten esan diren gauzei ezta empezamos señora lópez de ocariz

no pagan nada bueno otero jauna prozeduraren aldetik

azalpenak egikariak direla eta abar gero komentatu duzu tarifak egokitu egin behar direla

inbertsio kapazitatea barik gelditzen direlako bueno kasu honetan elkarrekin podemos ildo horretatik joan da apur bat

aurkeztu duen zuzenketan guk babestuko dugun zuzenketan komentatzen du ura aurrezteko eta berrerabiltzeko politikak egin behar direla hor guztiz ados egiten dira

baina bigarrenean esaten du gobernuak lagundu dezan hornidura eta saneamentu sareen hobekuntzan lagundu dezala gaur egun

eta guri ere ondo iruditzen zaigu beraz ados

baiezko bozka emango dugu beraz ppkoari ez eta

baiezkoa eskerrik asko arruabarrena jauna

erantzunen txandara pasatuz lópez de ocariz andrea zurea da hitza

eskerrik asko rojo andrea eh bildu taldearen ordezkaria otero jauna zurea da hitza

arruabarrena jaunak esan du orain eta lagunduko duela klaro baina

hemen sortuko den lurralde desorekaren arazoa konpondu dezakegunik berriro datuak emango dizkizuet

bueno edozein kasutan eta amaitzeko gobernantza eredua esaten duzu guk emendakina egiteko beharrik ez genuen ikusi rojo andreari ere esaten diot zer arazo dago guk ekimen bat bere baitan ona ikusten baldin badugu bere baitan onartzea eta gobernantza ereduari afektatzen dio ppren proposamenak esaten du ez hau ezin da etorri

xedapen gehigarri bezala aurrekontu lege batean hemen egin behar dena hona ekarri afektatu guztiak entzun

herritarrei entzun eta guzti hori ari zarete ekiditen zuen botoarekin hoy hoy y todavía estamos a tiempo

amaitu da eta bozketara jarriko dugu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita zazpi boto aldekoa hogeita hamasei contra hamaika abstentzio beraz ez da onartu jatorrizko testua jarraian elkarrekin podemos taldearen

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita zazpi boto aldekoa hogeita zazpi abstentzio beraz

gai zerrendako bosgarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena euskadiko hidrokarburoak baltzua saren ezabapenaren inguruan eztabaida eta behin betiko

talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den otero jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

amaitzeko gogoekin zaudetela baina bueno nik uste dut eta niretzat behintzat gai hau oso

desagerpena eskatzera gatoz ekimen honekin iruditzen zaigu iritsi dela ordua nahikoa da esateko hidrocarburos

ez dakidala zer gertatuko den ekimenarekin eta bozkaketarekin oraintxe bertan

edo horien aurka egoten dela eta nik uste dut argi utziko dudala

ezabapenaren alde egon beharko luke sozialistek ere ez dute emendakinik egin baina iruditzen zait

podemosek bai emendakina aurkeztu du eta emendakinean besteak beste

logikoena izango litzateke gaur goizean gasteizko udaletxean gertatu den bezala erdibideko bat adostea baina badirudi

horrelakorik egiterik irrikitan nago zure iritzia entzuteko eta

baina iruditzen zait alde batetik konpromiso klimatikoak eta beste aldetik diru publikoaren kudeaketa zorrotza defenditu nahi baldin badira

ez dakit aurrera aterako den edo ez baina hemen onartzen denari legealdi osoan

egin den jaramonari begiratuta ba ez dakit edo iruditzen zait

tapia sailburuari ere interpelatzeko gogoa

iruditzen zait aste honetan epaitegiek argi utzi dutela katuak lo edo beste alde batera begira daudenean xaguak gaiztakeriak

eta nik hori eskatzen dizuet tapia andrea urkullu jauna ez begiratzeko alde batera hidrocarburos de euskadirekin gertatzen ari den diru xahuketarekin horregatik zuzenean zuengana jotzen dut eta adi mesedez ez da lehenengo aldia natorrela kontu hauekin eta ez da onargarria gertatzen

seguruenik ez zara oroituko baina elkarrekin lehendabiziko

duela zazpi urte izan zen bi mila hamabiko abenduaren hamairua zen eta egun horretan zu lehendakari bihurtu zinen eta nik eta eskerrak eman nahi diet fracking ez etik etorri diren jendearekin fracking ez eko taldekide batekin

taldeak atera zuen txosten bat frackinga egitea arriskutsua zela esanez ingurumen arloetan eta

guk baditugu txosten gehiago bale gureak ingurumen arrisku onartezinez ohartarazten zuten zuk zenituenak shesarenak

el doradoren promesak zekarten momentu horretan eta frackingaren bitartez eta abar ezta hori urteetako gatazka soziala izan zen eta

onartzearen bueltan onartu zuen frackinga ezin zela egin asumiezina zelako egon zitezkeen ingurumen arriskuak hau da guk hasieratik

denbora eta baliabideak aurreztuko dituzue kasu egiten badiguzue ze guk ez dugu nahi hemendik hamar urtera arrazoia ematera etortzea nahi duguna da gaur bertan shesaren amaieraren prozesua hastea eta iruditzen zaigu arrazoi nagusiak daudela lau arrazoi multzotan sailkatu ditut eta bat da

garaiak eta funtzio historikoak garrantzitsua da jakitea

energiaren euskal erakundearen sorreran ostean jaiotzen dela mila bederatziehun eta laurogeita hiruan energetikoki momentu konbultso batean

arriskuan zeuden eta orduan dibertsifikazioaren aldeko apustu bat egiten zen gasaren aldeko apustu bat egiten zen eta kanpoko

aldentzeko saiakera bat egiten zen eta shesak hor zentzua izan zezakeen

eta garai hartan esaten zen trantsizioan laguntzeko petroliotik gasera doan trantsizio horretan nik esango dut gaur sortu eta ia berrogei urte beranduago

helburu estrategiko bat bera ere bete pasa da bere momentua bere momentu historikoa eta beste pantaila batean gaude hori

enpresa batek eta gainera sei langile dituen bitartean bere

zuek zaretela hori beraien momentua iritsi dela esateko

berak saiakera egingo du bere existentzia autojustifikatzeko

eta pantaila horrek izena du larrialdi klimatikoa horrek bakarrik bere baitan nik uste dut arrazoi nahikoa izan beharko lukeela

bideratzeko baina horretaz gain uste dut europar batasunak legebiltzar honek jaurlaritzak berak urkullu buru dela onartu dute deklarazio bitartez larrialdi klimatiko deklarazioa

nazioarteko aldaketa klimatikoaren panelak esaten du

berotze globalean igoera ez badugu pasa behar

erreserben parte bat erre gabe gelditu behar dela beraz zertan gabiltza hamarnaka urtetan ustiatu esplotatu dezakegun

ez dauka zentzu askorik ez dauka zentzurik ere esaten baldin badugu bi mila berrogeita hamar urtera arte

joan behar dugula eta hori ere onartutako helburu bat da

hamarnaka urte esplotatzen arituko ginatekeen egotekotan gasa egotekotan hobi batzuk edo eta are gutxiago

izan behar baldin badu eredugarria izan behar baldin badu eredu da hori hidrocarburos de euskadi mantentzea eta hidrokarburoen ildotik esploratzen jarraitzea uste dut karbono neutraltasun ekonomia batek bi mila berrogeita hamarren urterako

suposatzen duela eta hori gaur hasten dela planifikatzen ez egin kasu adituen lantaldeak energiaren txostena egingo dutenak honen inguruan hitz egiten aritu dira herenegun eta bidea hortik doala nahiko argi iruditzen zait eta

hidrocarburos de euskadiri dirua ematen jarraitzea ez dela bateragarria

aurrekontu berde batzuekin eta hemen ohartxo bat egin behar dut señor becerra ustedes han intentado vender que han

diru xahuketa arduragabe bat egon da azken urteetan

aurrekontuak errepasatu ditut azkeneko hogei urteetakoak eta esan dezakegu batura bat egiten oso sinplea

euro baino gehiago lortu dituela aurrekontuetan egia da ez ditu dena gastatu parte bat beraien

baina ehun eta berrogeita hamar milioi euro hartu dituzte esan nahi dut enpresa errentagarriaz eta hitz egiten baldin badugu beste kontu bat litzateke beste eztabaida bat baina es ke hemen

eta ez da inondik inora errentagarria zu lehendakaria zarenetik

eraman ditu eta legealdi honetan legealdi honetan

bi mila hogeiko ariketa ez da beranduago

balantzea legealdi honetan da hogeita zazpi milioi eurotako galerak edo diru gastatzea

tapia andreari galdetu nion aurrekontuak eztabaidatu zirenean zergatik

errentagarria da nik galdetu nuen zergatik aurrekontu hauetatik oraindik energiaren euskal erakundeak beste bi koma bost milioi euro eman behar dizkio hidrocarburos de euskadiri

gezur txiki batean harrapatu zaitut zuk esan zenidan ez bigarren putzu bat egin behar delako

de qué estamos hablando eta azken azken pakete bat azken bloke bat nahi dut eta da

txapuzeroa esango nuke egin duela bere historia osoan

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos becerra jauna zurea da hitza

hidrokarburoak bilatzeko eta ustiatzeko sortutako enpresa publikoaz askotan hitz egin dugu

honetan askotan hitz egin dugu eta sarritan ados jarri gara

bere papera kolokan jartzean askotan esan dugu egiten duena egiteko ez duela merezi sozietate publiko bat edukitzea

dirua alferrik ez gastatzeko eta gure taldean horretan jarraitzen dugu horretan jarraitzen dugu eta kontua da nola egin hori

al eve laburbilduz gaurko eztabaida benetako eztabaida eta betiko eztabaida gaurkoaren azpian ez da shesa bai ala ez baizik eta gasa

eta erabiltzea bai ala ez eta guk uste dugu badela garaia adostasun nahikoa itun batera

iristera baina ez bada hori gertatzen ulertzen dugu keinu sinboliko bezala desagertzeari esatea baietz baina nola

dugun moduan eta horrexegatik ezin dugu babestu eh bilduk aurkeztutako legez besteko proposamena eta bai

gurea bere osotasunean eskerrik asko eskerrik asko becerra jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularra

legebiltzarburu andrea lehendakari sailburu legebiltzarkideok eguerdi on guztioi

gai hau errekurrentea denez eta behin baino gehiagotan honi buruz hitz egin dugunez ganbera honetan

besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko unai ez dakit barkatu ez dakit

egongo ez balitz zorionak eta urte berri on guztioi eskerrik asko grajales jauna

eskerrik asko elkarrekin podemos becerra jauna zurea da hitza

becerra jauna euskal talde popularra ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

ruiz de arbulo jauna euskal sozialistak ez dute hitzik hartu behar eta euzko abertzaleak ezta ere beraz

eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita bederatzi boto aldekoa hogeita hamazazpi contra bederatzi abstentzio beraz ez da onartu elkarrekin podemosen